eh bildu taldearen txanda denez arrondo andrea zurea da hitza

eskerrik asko egun on guztioi señor oyarzabal lamento

pentsatzen dugu hauek balore unibertsalak dira landu behar direnak eta lantzen direnak ikastetxeetan eh bildun uste dugu eskola

bakoitzaren sinesmenaren araberako erlijio ikasketak jasotzeko eskola beste gauza batzuetarako dagoela eta beste

dituela erlijio guztiek katolikoa barne demokratikoki dagozkien lekua izan behar dute eta leku hori gizarte zibila da ez eskola askatasun erlijiosoa duen gizarteak fedea garatzeko leku aproposak izan behar ditu eta besteak beste elizak

hor ditugu estatu ez konfesional batek eskola laikoa bultzatu eta indartu egin behar du

askatasuna inklusiboa eta berdintasuna garatu daitezen bermatuko duen eskola las madres y los padres

esta asignatura eta hau da duguna lomcek oraindik pausu bat

izango da espediente akademikoan eta derrigorrezko bigarren hezkuntzan titulua jasotzeko ere bai

hau da azken batean ebaluatua izango da beste edozein arlo bezala balio berdinarekin ez gatoz bat horrekin esan dugu behin baino gehiagotan lomceri kritika egiterakoan esparru ezberdinetatik ere gai hau aipatu izan da behin eta gehiagotan hori dela eta berriro adierazi nahi dut gure desadostasuna eskolan eta eskola publikoan erlijioa materia kurrikular moduan ematera derrigortzen estatu zein hemengo araudiekin legebiltzarreko hezkuntza batzordean gai honen inguruan hitz egin ohi dugu beste batzuetan ere eta zehazki batxilergoko kasuaz hitz egin genuen ere orain arte ikasturte

batxilergoan erlijioa ikasteko baliabide guztiak jartzen zitzaizkion nahi zuenari baina ordubete gehiago eman behar zuen institutoan beste ikaskideak baino

sententzia baten interpretazioaren ondorioz ikasturte honetan ikasle batek ikasle batek erlijio katolikoa eskatuz gero

egoteko hogeita hamairu ordu ikastetxean gelditzeko hogeita hamabi egon ordez errekurtsoa noski errekurtso hori gero interpretatu dena modu honetan elizako hierarkiak ipinia da eliza katolikoa

hezkuntza komunitate ia osoak euskadiko eskola kontseiluak barne horren kontra

gurasoak irakasleak zein ikasleak eta guri ere ez zaigu bidezkoa iruditzen iruditzen zaigu beste inposizio bat zeren hemen

aukeratzen ez dutenen ikasleentzat derrigortuta egotea beste arlo bat eman beharra gainera ebaluatua eta gainera

benetako inposizioa eta diskriminazioa hor dago ikasleriaren ehuneko bi koma zazpi inguru baino ez du

maila horretan azken urteetan ez dago ez familia ezta ikasleen eskaerarik egin den aldaketa

neurri guzti hauek planteatzen ari diren neurri guzti hauek eliza katolikoak ikasle gehiago izateko asmoarekin hartzen ari dira baina

jaitsi egin da gazteen artean elizara joaten direnen kopurua eta baita katolikoak

ziur nago horrela jarraituta are gutxiago izango direla hemendik urte batzuetara inposizioaren bideak beti kontrako jarrerak sortzen ditu

lehen esan dudan bezala beste ikasleekin egiten ari dena erlijioa aukeratzen ez duten ikasleei irakasgai egitera inposatu eta derrigortu egiten zaie hor ere familien eskubideak eta ikasleen eskubideak daude bidezkoa da gure ustez

kontziente edo inkontzienteki bakarrik katolikoari buruz

sinesmen bakarra egongo balitz bezala baina denak erlijio guztiak bere esparru propioa erabili behar dute bere doktrinamendurako eskolak balore unibertsaletan

eta hezten du une honetan erlijioa

eskaera bat esan dudan bezala lehen nahikoa da eskola horiek bermatzeko eta taldeko ikasle guztiak behartzeko hainbat ordu egoteko beste arlo bat ematen beste hiru erlijiori

sei ikasle izan behar dira gutxienez bermatzeko hor ere diskriminazioa eta hau ikastetxe guztietan betetzen da zein konfidantza gutxi oyarzabal jauna hezkuntza komunitatean

adosten dituzten gauzetan zelako

desde esta tribuna eta esaten nuen bezala

ez gatoz bat zuen proposamenarekin azken batean

ordaintzen ditugu batzuentzat doktrinamenduak batxilergoan erlijioan gastatutako dirua dauden beste lehentasunerako erabiltzea egokiagoa izango zela iruditzen zaigu inolako zalantzarik gabe

hiru gauza bat eskatzea jaurlaritzari eskola publiko laiko baten alde lan egitea bigarrena

ateratzeko erlijioak eta ez gara ari

kultura erlijiosoa gure hezkuntzan bermatuta dago eta bermatuta egon beharko litzateke oraindik gehiago seguru aski

eta ezin dira nahastu bi gauzak eta hirugarrena defenda ditzagula erlijioa aukeratzen ez dutenen eskubideak eta ez ditzagula ipini erlijioa aukeratzen dutenen menpe eta azpitik eta derrigortuta beste arlo bat modu ez dakit nola ematen eta beste ordutegi batekin ordu gehiagorekin

laizismorako ikastetxe publikoetan gero eta erlijioa ikasteko

gero eta argiago dago nazional katolizismoak bizirik dirauela eta batzuk edozein gauza egiteko prest daudela gauzak alda
ez daitezen eskerrik asko arrondo andrea

maneiro jauna zuzenketari aurkeztu duten taldeen txanda pasatuz euskal talde sozialistak celaá andrea zurea da hitza

egun on guztioi presidente andrea sailburu legebiltzarkideok egun on

corrales andreak dauka hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea egun on guztioi eztabaida hau prestatzerakoan

egin zitzaidan nire interbentzio forman oinarriturik bakarrik egiten badut azkeneko urteetan gai honen inguruan irten diren legezko xedapen guztien laburpena sartzeak

zer egin den edo zer egin zen zer ez zuen egin aurreko hezkuntza sailak zer egin duen oraingoak talde parlamentario ezberdinen interbentzioak ikastetxe eta guraso elkarteen

horrekin guztiarekin bete behar den auzitegi gorenaren epai bat dagoelaren halabeharrezko ondoriora helduko ginateke epai horrek

izanez gero erlijio irakasgaia aukeratu eta jaso ahal izango dutela eta aldi berean eskola ordutegi berdinean diskriminaziorik ez sortzeko asmoarekin aldizkako beste irakasgai bat irakatsiko dela gogoarazten du

hori da benetako errealitatea eta errealitate horri aurre egin behar diogu eta eusko jaurlaritzatik aurre egin zaio errealitate

baina gaurko eztabaidaren funtsa beste bat da nire ustez zuek taldeok beste eztabaida bat ekarri nahi izan duzue gaurko egunera eta gaurko bezalako ez mila mozio ezta mila itzulinguruk ere

laikoa eskatzen duen osoko zuzenketa aurkeztu egin digu hori eskatzeko ibilbidea guk uste dugu

izan beharko litzatekeela irakasgai alternatiboari diseinu zein eduki ona eta egokia ematekotan ez da diskriminatzailea ezta denbora galtze bat izan beharko lehen esan dudan bezala gobernuak irakasgai alternatiboa ezarri ahal izateko bost proposamen bidali zizkien ikastetxeei proposamenekin batera ere

helburuak edukiak eta orientabideak ere bidali egin zizkien eta zuen bigarren eta hirugarren puntuetan eskatzen duzuena epaia betetzearen kontra doa beraz gure aldetik

ezetza emango duela derrigorrezkoa da betetzea beraz betetzea derrigorrezkoa da beraz gobernua da hori egin duena epaia bete beraz bigarren eta hirugarren puntuei

eskerrik asko oyarzabal jauna eh bildu taldearen ordezkaria den arrondo andreak dauka hitza

errespetu osoa diegula pertsonen sinesmen

baina horrek ez dugu uste eramaten gaituela erlijioa eskolan eta eskola publikoko curriculumaren parte izan behar denik

aniztasunean oinarritutako hezkuntza

defendatzen dugu hitz egin duzu erlijioko irakasleei buruz eta horretaz ere sakoneko eztabaida batean ere badago irakasle hauek jakin behar dugu tokian tokiko gotzainak aukeratzen dituztela eta horretarako misio kanonika delakoa lortu

eta gainera ondoren eta azken urte honetan hezkuntza sailak

gainerako irakasleekiko guztiz diskriminatzailea izan dena

esan behar da horrela dela besteak daude diskriminatuta ez dutelako aukerarik izan hauei eman zaien berdina lortzeko

batzuei paper bat ematen dietelako horregatik

lehen aipatu dudan gauza guztiengatik gu bat gatoz eskola kontseiluak dionean

gutxiagok nahi dutela erlijioa erlijioen aniztasuna handitzen

eta erlijioa nahi ez duten ikasleei eragotzi egiten zaiela ordu horietan curriculuma lantzea eta guretzat egoera hori

eskerrik asko maneiro jauna euskal sozialistak taldearen ordezakaria den celaá andreak dauka hitza

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den corrales andereak dauka hitza eskerri asko legebiltzarburu anderea

corrales andrea eztabaida amaituta bototara jarriko dugu oyarzabal jaunaren mozioaren jatorrizko testua

emandako botoak hirurogeita hamabost bai

jarraian eh bildurren osoko zuzenketa bozkatuko dugu puntuka eskatu dute ulertzen duzue lehenengoa eta bigarrena eta hirugarrena aparte ez

eh bilduren osoko zuzenketaren lehenengo puntua bozkatu dezakegu

ondorioz onartuta geratu da lehen puntua jarraian bigarren puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

enpate dagoenez berriro bozkatuko dugu bigarren puntua bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamabost bai hogeita hamazazpi ez hogeita hamazazpi abstentzioak bat enpate dagoenez hurrengo

eta jarraituz hirugarrena puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamabost bai hogeita bat ez berrogeita hamairu abstentzioak bat ondorioz hirugarrena puntua ez da gai zerrendako bosgarren puntua mozioa arri zulaika portillo eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua jaurlaritzak hartutako zenbait neurriren ondorioz langileek azken urteotan izan duten erosahalmen galeraren inguruan eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda zulaika andrea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea eta egun on denoi duela gutxi proposamen honekin zerikusia zuen ekimen bat eztabaidatu genuen ganbara honetan

beste behin ere langileei eskatzen diete beraien lan baldintzen urraketarekin ordaintzea beste batzuen erruz gure artean dugun krisiaren ondorioa

dituzte lehenengo soldata beherakada izan zen gero soldata izoztea
bi mila hamabi aparteko saria kentzea aurten jaurlaritzaren luzapena mesedez isiltasuna

soldataren izozketa aplikatuko zaie murrizketa guzti horiekin langileek

bitartekoa dela eta hori langile publikoei dagokienez soberan

lan egiten dutenei ere izugarrizko murrizketak egiten ari zaizkiela enpresa pribatu askotan izan ere sektore publikoan hartzen diren neurriak erreferentzi moduan hartzen baitira

krisi egoeran beraz sektore publikoko langileei egiten zaizkien murrizketak era zuzenean eragiten die arlo pribatuko langileei ere

jakina da egoera ekonomikoa zein den eta kontuan izan behar dugu familia askotan langile publikoen soldataren menpe daudela edo familiaren diru sarrera osoa kontuan izanda sostengu nagusia direla denok dakigu ere

zerbitzu publikoak eskaintzen dituzten horiek esfortzu handia egiten dutela euren egoerak kaskartzeak eraginik ez izateko ematen duten zerbitzuan

agerikoa da langileen lan baldintzek islada dutela ematen den zerbitzuan ahalegin hori egiten badute ere badago adibide bat

ez dira hain okerrak izan are gehiago zuetariko batzuek ospatu egin dituzue nori esker lortu ditugu datu horiek tartean langile publikoak diren irakasleei esker

lan baldintzak urratzen jarraitzen baditugu gure eta jende askoren galdera da noiz arte eutsi

kalitateari murrizketei gehitu behar diegu langile publikoek

eta gehiegizko soldata kobratzea leporatu zaie eta larria da hori kontuan izanda euretako askok mila euro inguruko soldata dutela

legebiltzar honetatik ere jasan izan dituzte hipokresiaren pertsonifikazioak datorren urteko soldataren

hartako erdibidekoan aitortzen zitzaien orain arte eaeko langile publikoek egindako lana eta esfortzua eta bai hipokresia hutsa hipokresia dela diot

eta esfortzua goraipatzeko modu zuzen posible eta egoki bat

besterik gabe lan baldintzak hobetzea edo behintzat mantentzea aldiz gero eta gehiago kaskartu egiten duzue euren egoera eta esan dudan bezala horrekin batera zerbitzu publikoen kalitatearen galera pairatu behar dugu hori

alde batetik aitortu egiten duzuen haien lana orain arte lan txukuna egiten dutela esaten duzue bide horretan jarraitu dezatela eskatzen diezue eta beste aldetik ordainetan murrizketekin eskertzen diezue

makilaren estrategia esan dudan bezala langileen lan baldintzen kaskartzearekin zerbitzuaren kalitatearen kaskartzea

arlo guztietan eta horrek gizarte osoko

ongizatean eragin zuzena izaten ari du gainera

ahalmena galerak enpleguaren suntsitzea dakar ondorio zuzena moduan eta jaurlaritzaren aurpegi bikoitza salatu beharra dago izan ere azpimarratzen du bere lehentasuna dela

soldataren izozketaren harira dirudienez jaurlaritzak jada hartuta du erabakia alegia soldata izoztu egin du

zaion araua bete egingo du oinarrizko legedia

eta langile publikoen soldata osatzeko ez du tresnarik bilatuko hori da

gure ustez egingo duena azaldu dudan guztiagatik aurkeztu genuen interpelazio bat eta horren ondorioz orain eztabaidatzen ari gara ekimen hau

gure proposamenarekin jaurlaritzari zera eskatu nahi diogu bi hilabeteko epean

pairatu duten erosmen ahalmen galeraren inguruko txostena eta txosten horrek jasotzea diru galera hori berreskuratzeko hartu daitezkeen neurri zehatzak plangintza batean zehaztuta

nork esan dezake gobernu batek ezin dituela ezarri neurri zehatzak

publikoek berreskuratu dezaten urtean zehar galdutako erosmen ahalmena inor ez badakigu gizarteak oro har erosmen ahalmena galera izan duela noski baietz ez soilik langile publikoek

duen hainbat ekimen eztabaidatu dugu legebiltzar honetan arduratzen gaituelako ere langile guztien egoera baina ekimen hau aurkezten dugu uste dugulako jaurlaritzak erantzukizun osoa duela

eta baduelako zeregin euren lan baldintzak urratzen ez jarraitzeko beraz espero dugu zuen guztion bozka jasotzea eta horrek esan nahiko du ados zaudetela gure ikuspegiarekin alegia langileek

eta langileen lan baldintzek harreman zuzena dutelako

zerbitzu publikoen kalitatearekin eta eskubidea dugu zerbitzu horiek duinak eta kalitatezkoak izateko besterik gabe eskerrik asko

y que terminaremos votando gracias maneiro jauna eskerrik asko euskal sozialistak taldearen ordezkaria den itxaso jaunak dauka hitza

zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den llanos andreak dauka hitza

eskerrik asko llanos andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den orbegozo jaunak dauka hitza

mozioaren gai hau ez da berria ez diogu garrantzirik ukatu nahi baina uste dugu bertan egiten den eskaeraren planteamendua ez dela egokia izan

gai berdina jorratu genuen eta orduan ere planteamendu eta proposamen zehatzak eskatu genizkion eh bildu taldeari ikusten den moduan

aitzitik eh bildu taldeak interpelazio ondorengo mozioa aurkeztu du eta zertarako

baina batere proposamen zehatzik egin gabe zer egin behar den esan gabe

nola egin behar den zer egin behar den hori egiteko esan gabe

erkoreka sailburuak emandako erantzunak nahikoa ez omen ziren izan

jaurlaritzari oraingoan sektore publikoko langile publikoen erosahalmena berreskuratzeko beste txosten bat egiteko hau da langile publikoek pairatutako erosahalmen galera zein izan den zehaztuko duen txostena

eta horrekin batera jaurlaritzak zein neurri hartuko dituen edo zein plangintza erabiliko dituen horretarako ere galdetzen du eta lehenago esan dudan moduan

eta lehenago esan dudan moduan gaia ez da berria azken hilabetean hiru aldiz gutxienez eztabaidatzeko aukera izan dugu gai honen inguruan ganbara honetan bertan

galdera berdin berdina luzatu izan diogu eh bilduko ordezkariei galdera oso zehatza

zer da zuek proposatzen duzuena erosahalmenaren galerari aurre egiteko baina ere gehiago nola zer neurri hartu behar da espainiar gobernuak inposatutako legediari aurre egiteko

eta gaur izan duzu aukera baina ez duzu erabili mozio honek ez du inongo argibiderik ematen

etxeko lanak beste inori jartzera mugatzen da eta etxeko lan bezala ba egia esateko agian ariketa interesgarria izango litzateke eusko jaurlaritzarentzako hain zuzen ere erkoreka jaunak interpelazioaren erantzunean azaldu zuen moduan eusko jaurlaritzari honi egozten zaizkion neurrietatik bat bera ere ez baitu hartu berak

bai soldata jaitsierak bai soldata izozketak aparteko ordainsaria kentzea geroratutako soldata edo aurrikuspen planetarako ekarpenak debekatzea eta abar

eragin zuzena izan duten neurriak horiek guztiak baina urkulluren jaurlaritzak ez du neurri horietako bat bera ere onartu

eta ez dira bere ekimenez bultzatu are gutxiago kontuan hartzen badugu bi mila hamairuko aurrekontuak

hau da alderdi sozialistak eta alderdi popularrak adostu zuten azkenekoaren luzapena

sektore publikoan diharduten langileei buruz baita eh bilduren eskaera eta nahiz eta ematen duen batzuei sektore publikoa zer den ahaztu egiten zaiela

gogora ekar nahiko nuke sektore publikoaren barruan administrazio orokorreko langileak barnebiltzen dituela bai lakuakoak osakidetzakoak irakaskuntzakoak eta abar baina era berean langile publikoak ditugu baita ere

ehuko irakasle eta ikertzaileak sozietate publikoetakoak udaletxeetakoak

eta ez hori bakarrik baita ere espainiar administraziopeko hainbat eta hainbat langile hain zuzen ere gure autonomia erkidegoak lanean sektore publikoan dihardutenak

argazkia adierazgarria izango litzatekeelako hau da

hartu direlako eta horiek guztiak gainera urkullu lehendakariaren jaurlaritza osatu ere egin aurretik eta ez naiz hasiko berriro gipuzkoako aldundiaren kasuarekin ez baita nire asmoa inor aspertzea egunak joan egunak etorri

bilduko koalizioa existitu aurretik anv edo eako alkateak

hor dauzkagu esate baterako arrasaten elorrion amurrion

jaitsi zuten guzti horietan baina zerrenda luzea da eta benetan kasuak harrigarriak besteak beste

eta bi mila hamarean udal langileei soldata ehuneko bost jaitsi zitzaien eta kexak egon ziren bai eta ez gaudela ados eta errefuxatzen direla neurriak eta horrelakoak

legealdia bukatu zuten odón elorzaren gobernuari babesa ematen langile publikoen erosahalmen murrizten zuten neurri eta guzti orduan galdera da ekimen honekin zer bilatzen du eh bilduk itxurak egitea

erosahalmena sektore publiko osoan berreskuratzeko konkretatu ganbara honetan zein neurri nola zer dirurekin hartu neurri horiek aurreko eztabaidetan esan dizuegun moduan gure taldean prest gaude ikusi eta ikasteko entzun eta aztertzeko

bien bitartean jaurlaritzari eskatuko diogu lanean jarraitu dezala eskura dituen baliabide guztiak erabiliz segurtasun juridikoaren printzipioa aintzat etsiz

hobetzeari ekiteko beste hori guztia

ganbara honetan dagokigu lan egitea eta adostasunak erdiestea horregatik

baina gustatuko litzaidake zehaztasun batzuk egitea zuk esandakoaren inguruan aipatu duzu

familia askotan duen eragina gure sendian ondo dakigu hori ondo ezagutzen dugu hori

alperkeria leporatzen diegula esan duzu gure taldeko inori ez diozu inoiz entzungo hori behintzat

eta gure taldeko kideen ia herena edo gehiago langile publikoak garelako zergatik hitz egiten duzue kaskartzen duzue kaltetzen dituzue

zuek ere parte hartu duzue neurri horiek hartzerakoan

erantzukizuna daukazuen erakundeetan neurriak bete egin dituzue

uste dugu bere planteamenduarekin orokorrean bat egiten dugula

egun gutxi erdietsitako legezbesteko proposamenean edo erdibideko zuzenketan jasotakoa

eskerrik asko orbegozo jauna erantzunen txandara pasatuz zulaika andre zurea da hitza

euskal abertzaleak taldearen ordeskaria den orbegozo jaunak dauka hitza

lehenengo hasiko naiz esaten berriro esaten upydren zuzenketa

bestalde aipatu dugun moduan ez pasos concretos eskatzen diozunean gobernuari lan neurri zehatzak ba beno jarri duzu adibidea durangoko udala ahal den lekuetan

hala ere guk uste dugu durangoko adibidea ez dela egokia izan ere hori lanpostuen

langileen soldatak igotzeko erabakiren bat baizik eta

lanpostuen zereginak direla eta egiten den balorazioen ondorengo soldata

orbegozo jauna eztabaida amaituta bototara jarriko dugu zulaika andrearen mozioaren jatorrizko testua

jatorrizko testu hau ez da onartu jarraian mistoa upydren oso zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamabost bai hogeita zortzi ez hogeita hamaika abstentzioak hamasei ondorioz ez da onartu

sozialisten osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamabost bai

ondorioz ez da onartu osoko zuzenketa plenoa eteten da